egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina ekiola ekimenari buruz grajales jauna zurea da hitza

mila esker legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi tapia

aurrera egiteko jaurlaritzak ezarri dituen jomugak lehenik eta behin ahalik eta energia gutxien kontsumitzea aurreztea eta efizienteak izatea erabileran eta bigarrenik

ekoiztea horregatik guztiagatik apustua energia berriztagarriak dira honako hauek nahi ez baditugu batetik berotegi efektuko gasik sortzen ez duen energia nuklearra eta bestetik elektrizitatea beste nonbaitetik etortzea beraz

gaur egun gure egitasmo eta gure jomuga euskal energia politikaren gidalerroak herritarrei helarazi zaizkie energiaren euskal agentzia energiaren euskal erakundearen aldetik sortu zenetik agian azken garaiotan modu enfatikoagoan proiektu handiak eta proiektu txikiak garatzeko beharra azpimarratuz bilkura honetan bertan mezu hori helarazten saiatu gara honi buruz luze eta zabal hitz egin dugunean ere

toki administrazioekin erakundearteko lankidetzarako tokiko kooperatibetako proiektuetarako eta itun publiko pribatuetarako ekimen ugari

euskadi bi mila hogeita hamar estrategian ezarritako helburuek eta indarrean dagoen lege esparruaren eskakizunek jasotzen duten asmo handiko erronka dela eta

energia etorkizunari buruz erabakitzeko ahalmena duten eragileen laguntza sendoa bide horretatik joan nahi baldin badugu en este momento el gobierno vasco

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

dituzu nolabait energiaren inguruko helburuak zein diren

proiektu hau hurbileko energia kooperatibak sortzean datza instalaziotik gertu bizi diren herritarren hornidura

energia trantsizioa deitu den horretan zati handia eta garrantzitsua denez horri ekitea

askotan energia iturrietan gertatzen den pixkanakako aldaketa gisa baino ez da interpretatzen baina badu beste aldagai bat eta da herritarren erabakia eta beraien

prozesua beraz gaur egun bizi dugun testuinguruan urrats bat da bertan energia sortu eta merkaturatzen duten enpresak eta kontsumitzaileak nolabait uztartzea eta zerbait berria lortzea ekiolak bertikaltasuna

beste tresna bat eskaintzen du energia gizarte ondasun bezala kokatzen da eta europatik erreferentzia hartuta europako parlamentuaren zuzentarau batek

bi mila hemeretziko zuzentarau batek bereziki horri ekiten dio eta horri heltzen diogu guk ere euskadiko herritarren parte hartze hori antolatzeak gure tradizioan errotuta dago gure tradizio eta balioetan oinarrituta dago eta gauza guzti hori ba kasu honetan energiara ekartzea suposatzen du

izan diren eta esan nahi duten elkarte lankidetza eredu kooperatiboak ezagutzen ditugunez ba horretan oinarrituko gara baita ere kasu honetan auzolanaren kontzeptua

proiektu kolektiboa eta kasu honetan kudeaketa energetikora eramaten dugu

prozesu horretan erabat murgilduta gaude eta kasu honetan trantsizio energetiko hori eta

akordio horretara eraman nahi dugu jasangarritasuna herrietara eta hirietara eta batez ere herritar guztietara

artean aliantza publiko pribatuan sortutako ekimen bat eta

eta noski herritarren inplikazioa eta beraiek baita ere parte hartzea horien artean egin beharreko lana da

jartzea kudeaketaren protagonistak izatea teknologia fotoboltaikoa erabiliz sortuko da elektrizitatea eta proiektu desberdinak leku desberdinetan hirietan

herritarren partaidetza eta tokiko administrazioen partaidetza eta esku hartzea behar da irabazi asmorik gabeko

hartzen dute eta beraien ekoizpena gertutik jarraitzen dute titulartasuna beraiena da eta kontsumoa ere beraiena da beraz

lehen fruitua lortu dugu eta azpeitian kooperatiba bat dagoeneko sortu da baina mankomunitate eta foru erakunde batzuekin ere hainbat bilera

ari gara beraz esan genezake ekimen hau hor zegoela baina aurrerapauso bat eman dugula eta dagoeneko martxan dagoela eskerrik asko eskerrik asko

mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina europako next generation funtsen inguruan otero jauna zurea da hitza

egun on guztioi azpiazu jauna berriro europako funtsak hizpide

garaiotan dena dagoela jokoan funtsak erabakigarriak izango direla garrantzitsua dela eskuratzea ez betikoa egiteko baizik eta etorkizunari begira inbertsio estrategikoak egiteko

arduratsu jokatzeko beharra datozen belaunaldien bizkarrean doazelako funts hauek ados ere elkarlana sustatu esaten denean

hemen egindako ibilbidea ikusi eta gero elkarlanerako dei ugari egin dituzu

horregatik galdera azpiazu jauna noiz eta nola gauzatuko duzu elkarlanerako egin diguzun eskaintza etengabea eskerrik asko

legebiltzarkideok otero jauna kezka bat partekatzen dugu euskadin eragina duten errekuperazio eta erresilientzia mekanismoaren europako funtsek gure herrialdearen

ekonomikoari begira egitea hain zuzen ere zuk dakizun eta diozun bezala euskadi next programaren lehen bertsioa abenduan

espainiako gobernuari eusko jaurlaritzako sailekin foru aldundiekin eta eragile ekonomiko eta sozialekin hilabete luzez lan egin ondoren

lan sakona metodikoa eta estrategikoa eta erakunde artekoa da

islatzea lortu du gure ustez izaera eraldatzailea lehenetsi behar da funtsak behar bezala erabiltzeko apustuak egiterakoan

eskerrik asko azpiazu jauna otero jauna zurea da hitza

elkarlanaz hitz egiten duzu etengabe baina gure proposamen etengabeak baztertu dituzue bulego estrategiko bat osatzea ez zenuten nahi eztabaida monografikoan euskal herria bilduk egindako proposamen bat bera ez zenuten onartu funtsak

ez du erantzunik izan martxoak hamazazpi urkullu jauna zain gaude oraindik pero como sabemos lo que está en juego

zure taldeak aurreko astean esaten zuen ate joka bageunden gobernuaren ate joka bageunden jaurlaritzaren ateak irekiak egongo zirela hemen gaude berriro ere ate joka

y aquí seguimos proponiendo sumar funtsa guztionak direlako eta erabakiak legealdiak gainditzen dituztelako eta elkarlana ez sustatzeak ondorioak izan ditzaketelako

guk ez dugu zuek bezala egingo ez ditugu kulpak soilik zuen bizkarrean jarriko baina hor bazegoen inbertsio bat

eta ekin benetako elkarlanari eskerrik asko otero jauna

otero jauna ganbera honetan behin eta berriz aipatu ditugun dokumentuak aipatzen dituzunean

ari zaren nolanahi ere indarrak batzeko garaiz gaudela pentsatu nahi nuke

eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo

mugikortasuna sustatzeko asmoz abian jarritako neurriei buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi la ley de vivienda de euskadi

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna arriola jauna zurea da hitza

a la demanda social eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera miren

merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak hogeita bi aholkularitza enpresari irekitako

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi egun on lehendakari

horregatik galdera egiten dizudana da ikerketarik egingo du gobernuak

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

de esta cámara eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gorrotxategi andrea jaurlaritzak zuhurtasunezko jarrera izango du prozedurak irekita jarraitzen duen bitartean errudunik ez seinalatzeko eskatzen zaigun informazio guztia emateko lankidetza jarrera izango dugu jarrera gardena edozein irregulartasun saihesteko eusko jaurlaritzak berretsi egiten du kontratazio publikoan praktika onak egiteko eta indarrean dagoen legedia zorrotz

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo

sánchez gobernuko presidente jaunarekiko erlazioan izandako ezbetetzeei buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna suposatzen dut bete ezak jaurlaritzarekiko diren bete ezak

ondo dakizun bezala ez dagokit niri espainiako gobernuaren eta euzko alderdi jeltzalearen arteko akordioen betetze edo ez betetze mailaren berri ematea

berri ematea dagokidala esparru horretan bi gobernuen arteko aldebiko harremana osatzen duten gaiak elkarrizketa prozesu baten bidez jarraitzen ari dira

akordio garrantzitsu bat lortu dugu lau eskumen eskualdatzeko bestetik egia da badira adostasunetik urrunago dauden beste gai batzuk oraindik ere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

bidaiderik gabeko adingabeei buruz

eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna erantzuteko zurea da hitza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

eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

neurri eraginkorragoak hartu ahal izateko aurrekaririk gabeko ariketa kolektibo bat abiatzeko asmoen inguruan iriarte andrea zurea da hitza

zuri ere krisi sanitario honen hasieratik hamasei hilabete joan direnean benetan uste dut derrigorrezkoa dela gertatutakoa aztertu eta etorkizunerako prestatzea iruditzen zait herritarrek merezi dutela ariketa hori maila zientifiko akademiko jakintza esperientzia eta maila politiko

osasun arloan osasun horniduretan ekonomian oro har hainbat kontutan

zero autokritika eta zehaztu gabeko akatsen bat onartzea bai baina diagnostiko bat egiteko bidea emango digunik ez

eta beste gobernantza eredu bat covid hemeretzik sortutako pandemiak zerbait erakutsi badigu da gertutik

herritarrak ongi eta era eraginkorrean babesteko osasunaren munduko erakundeak eskatuta covid hemeretziaren inguruan panel independenteak egindako

gertatutakoaz ikertu eta hausnartzea gobernu maila guztietan interesgarria iruditzen zait hori gobernu maila guztietan etorkizunean antzeko egoera bati hobeto aurre egiteko prest egon daitezen eta azken aste honetan pantaila pasa bagenu bezala iruditu zait ari ote garen baina pandemia ez da amaitu eta bere eboluzioa ere ez helburua

eta horretarako txertoa da esku artean dugun baliabiderik egokiena momentuz baina fase bati amaiera eman zaio nolabait esateko alarma egoeraren baitan kokatzen ziren

kokatutako fase horri baina berriro diot egoera arduragarrian gaude eta ondorio arduragarriak ditugu aurre bai covidaren datuen inguruan oraindik ere eta bai honek guztiak uzten dizkigun erronken aurrean ere beharrezkoa izango da orain arte ez dezala

ezinbestekoa da nolako etorkizuna behar dugun pentsatzearekin batera nola eraldatu aztertzea eta eraldaketa horri une honetatik hasiera ematea eta badirudi orain badugula adostasun bat ulertu behar dugula agertoki berri horretan ia ezer ez dela berdina izango orain hamasei hilabete esan genuen herri honek jaiki eta norabide berri batean ibiltzen martxan jarri behar genuela eta honela

eta zuek orain onartzen duzue benetakoa bada behintzat next generation funtsen azken proposamenean jasotzen duzuen hitzaurrean egoera horixe dela azken hilabete luze hauetan

konplexua ulertu behar dugula uste dut erantzunak artikulatzeko

eskaintzeko azkeneko urte askotan pandemiak baten mehatxua erreala zela ekidin zitekeela esan bazuen behin eta berriro komunitate zientifikoak baina entzungor egin zitzaien sistematikoki iragarpen munduan esan nahi dut orain aukera daukagu zer egin den ongi zer gabezia izan diren eta etorkizunean halako egoerak gainditzeko zer hobetu behar den jakiteko aipatu nuen duela hamabost egun ere

berrogeita hamar inguru gizon emakume ekonomiaz legeez osasunaz soziologiaz komunikazioaz hiru

mondragon unibertsitatekoak eta ehun eta hirurogeita hamabost proposamen zehatz etorkizunari aurre egiteko uste dut aztertu eta apreziatu beharreko lana dela

nik horrela ulertzen dut auzolana besteak beste duela hamabost egun esan nuen bezala ziurrenik osatu beharreko lana

batzuk gehituz eta legebiltzar honen adostasuna gehituz baina uste dut badagoela abiapuntua munduko osasun erakundeak aurkeztu duen panel independentea horretan izan dadila hau azken pandemia dio

pandemiei erantzuteko sistema berri bat behar dela krisi honetatik ikasi eta hurrengoetarako prestatzeko argiak eta baliabide gehiago behar direla eta guk baliabide publiko eta politika publiko indartsuen aldeko apustua egiten dugu maila horretan baliabideez hitz egiten dugunean honek guztiak jartzen gaitu herri gisara estrategia bat marraztera herri gisara esaten dudanean esan nahi dut herri honen

hitza emanez esan nahi dut herri honen zati honetako

ezinbestekoa iruditzen zait bestela ezingo zaielako erantzun era eraginkorrean pandemiari edo antzeko era honetako etor dakizkigukeen krisiei

komunitate zientifikoa herri honen jakintza akademia enpresa enpresariak sindikatuak langile autonomoak lehen sektoreko

finantzarioa ekonomia sozialeko erakundeak mugimendu feministak komunikabideak eta zerrendatze bat egitean asko ahazteko

ahaztu ditudala beste batzuk eta parte hartzea proposatzen dugunean ez dugu esan nahi sektore hauek informatuak edukitzea sektore hauei komunikatzea gobernuak

orain arte bezala hau ahalegin kolektibo bat izango bada sortu egin behar da ahalegin hori egiteko orubea eta eskuzabala izan behar da botere ardurak banatzen

erabaki eta neurriekin eraldaketarako apustu kolektibo bat egin behar dugu esan bezala sarritan esan dugun bezala eraldatzen ez bagara

kolapsatu egingo garelako eta lehen esaten nizun bezala badirudi teorian behintzat orain ados gaudela akatsa izango da aurreko egoerara itzultzea besterik gabe akatsa da orain arteko logikari eustea

lehentasuna eman behar diogunean eta hori lehenetsi behar dugunean

hezkuntza ikerketa oinarrizko zientzia jendearen bizi baldintzak bizi garen munduaren eta bizi garen lurrarekin eta lur horren zaintzarekin bateragarriak izan behar dute nahitanahiez beraz

ezin du oinarritu gaur arteko hazkunde ekonomiko intentsibo eta globalizatuan aurreko egoerara itzultzea besterik gabe pandemia honetara ekarri gaituzten eta pandemia honek sorreran dituen baldintzei elementuei osagarriei ez jaramonik ez egitea litzateke beraz berriz ere

arriskua dugu eta hau guztia egiteko hamasei hilabete hauetan ikusi dugu pandemiari aurre egiteko euskal autonomia erkidegoak ikuspuntu juridiko eta politikotik eta legaletik izan dituen gabezia

eta aurrean dugun erronkari heltzeko erabat aski eza da dugun marko juridiko politikoa erreminta soberanoak ez ditugulako eta behar ditugulako

eraldaketa hau gauzatuko baldin badugu jendea zaintzeko eta jendea babesteko eraldaketa hau gauzatuko badugu eta ez daukagu

instrumentuak honek guztiak gure ustez lehen esandako ildoak jasota eta beti ebidentzia zientifikoa lanketa akademikoa esperientziarena oinarri hartuta

duela uste dugu beste herri batzuetan auditoriak egiten ari dira

adosten dugun forma baina galdera eta

etorkizunean covid hemeretziaren eta antzeko krisietan neurri eraginkorragoak hartu ahal izateko

mila esker eskerrik asko iriarte andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea zuk eskatzen duzuna martxan dago

aurrekaririk gabeko ariketa kolektibo bat abian dago

neurri eraginkorrenak hartzen saiatuz gaur hamalau hilabete igaro ondoren ariketa kolektibo bat irekitzea proposatzen duzu ariketa kolektibo horrek hamalau hilabete daramatza irekita

eta mundu osoan birusaren aurkako borroka ez da amaitu ez gaude olatu berrietatik libre

aldaera berrietatik ere hau ez da laborategiko ariketak egiteko unea etorkizunean gerta daitekeena irudikatuz

eta orain badirudi zuk beti ahazten dituzula oraingo zailtasunak gaur ere iraganari begiratzen diozu

iraganari begira hasiko naiz pandemiaren aurrean egindako lanari buruz eskatzen duzun ebaluazio hori eginda dago iraunkorra da eta publikoa da zuk ebaluazio hori ezagutzeko aukera izan duzu egunez egun

astero osasun sailburuak bere taldearekin batera egiten dituen informazio bileretan jaurlaritzako kide guztiek legebiltzarrean egiten dituzten agerraldietan

labiren batzorde teknikoaren edo aholku batzordearen bileretan argitaratutako dekretuetan herritarrek egindako galdera

ebaluazio hori eginda dago eta partekatu egin dugu jaurlaritza eta euskal erakundeak gobernantza partekatua garatzen ari gara adibide batzuk jarriko dizkizut labiren batzorde teknikoak irailetik berrogeita hiru bilera egin ditu labiren aholku batzordeak guztira

osasun sailak etengabeko komunikazioa izan du legebiltzarreko talde guztiekin osasun sailburuak zuen ekarpenak entzuten ditu eta zuen galderei erantzuten die osasun saila eta beste sailak ere udalekin eta sektorerik kaltetuenekin hitz egiten ari dira nik erkidegoetako presidenteen

berrogeita hamabost proposamen planteatuz eusko jaurlaritzak astero parte hartzen du osasun publikoaren eta osasun sistemaren lurralde arteko bi kontseiluetan hau guztia elkarrizketaren eta adostasuna eta konponbide eraginkorrak bilatzearen aurrekaririk gabeko ariketa baten adibidea da hau guztia

horrekin batera pandemiari erantzuteko gure jarduna etengabeko ebaluazio prozesu baten mende dago

eta gardena da bizi berri planaren edizio berri bakoitzean aurreko lau hilabeteetan egindakoaren ebaluazioa egin da urrian eta otsailean

martxoaren hamairuan pandemiaren urtebeteko memoria argitaratu genuen dokumentu hori publikoa da ezagutzen duzu ebaluazio memoria hori etengabe eguneratzen ari gara inoiz ez ditugu ezkutatu pandemiari erantzuteko bizi izan ditugun zailtasunak eta arazoak hala ere zuk berriro eskatzen didazunez

eguneratuko dizkizut egiten ari garen lanaren ebaluaziorik onena hau baita adibidez

euskadin berrogeita hamalau mila laurehun espainian berrogeita hamairu mila bederatziehun testak eta populazioaren bataz bestekoa

ehuneko zazpi koma berrogeita sei egitura gure egitura dagokigunean

eta hirurogeita lau izan behar zirenean hau da euskadi da

txertoaren lehen dosia hartu duten biztanleak euskadin ehuneko berrogeita zortzia espainian ehuneko berrogeita hirua txertoaren jarraibide osoa jaso duten biztanleak

laurogeita hamasei espainian zazpiehun eta hirurogeita hiru ziutan ingresatu diren pertsonak ehun mila biztanleko euskadin hirurogeita bi espainian hirurogeita hamabi

espainian ehuneko zazpia hildakoen hazkundea euskadin ehuneko bederatzia espainian ehuneko hamazazpia zein da ebaluazio honen ondorioa

iriarte andrea lege proposamen hau aukera bat eskatzen duzuen ariketa kolektibo horretarako

osasun publikoaren lege proiektua ere aurten onartu eta aurkeztuko dugu eta aukera berri bat izango da legebiltzar hau da talde parlamentarioen arteko elkarrizketarako eta adostasunerako benetako esparrua legebiltzar hau da bizi dugun egoeraren aurrean orainaldiko eta etorkizuneko ekarpena egiteko gunea eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari andrea urkullu jauna nik ez dut ezer bazter uzten no eludo nada eta egun bizi dugun egun hauetako egoerari gaur

egun eta asteetan egin dudan bezala izan da iruditzen zaidalako planteatu dudan ariketa garrantzitsua dela eta zuk erantzun didazuna ez da nik planteatu dudan ariketa eta zuk ulertu duzu nik zer planteatu dudan besterik da zuk ez duzula bide hori egin nahi zuek ebaluazioak egin dituzuela zuek

egin denik ni esaten ari naizena da kanpotik egindako ikuskapen independente bat beharrezkoa iruditzen zaidala herri

duten bezala fokoa kanpoan kenduta eta boraginean ari denari hain zuzen ere

zuk esan duzun bezala eta efectivamente euskal herriko unibertsitatea osasungintzarekin egiten ari den bezala baina herri honen erronka guztiei eta hemendik aurrera eman beharreko

covid legea honekin nahastea desde luego hori bai iruditzen zaidala ez dela ezer ulertzea eta esatea ez garela horretan lanean ari da asmakeria bat urkullu jauna

zergatik abstenitzen ginen lege horren inguruan eta

lege horren inguruan ekarpenak egiteko eta lege hori guri iruditzen zaiguna baino egokiagoa

nik planteatzen dudanarekin lehen aipatu dut

ez duela ezer konprometitzen bakarrik ikustea eta jakitea

ondo joateko noski balantzea egin behar dela aurrera ondo joateko ez inor

ez inolako zauritan behatza sartzeko diagnostiko amankomunaz hitz egin nizunean ere esan nizun baina zuk erre que erre jarri nahi nauzu ni kontrara banengo bezala eta

zuk gauza batzuk esaten dituzu hemen baina gero espainiako gobernuari sarritan esaten didazu

eztabaidak egiten eta beharrezko neurriak hartzeko

hain zuzen ere gobernu batek hartzen dituen erabakien baitan hartu ahal ditzakegun tarteka erabaki konpartitu bat eta hemendik aurrera

bat hain zuzen ere elkarlanerako zuk hainbestetan aipatzen duzun elkarlan horretarako lidergoak nire ustez ezin duelako izan aginte bertikal bat

de darles respuesta uste dut ondo ulertu behar dugula une

ate joka eta ekin egin behar diegula horiei denbora gehiago pasa gabe hau da herri hau bizkar gainean hartu behar dugula norabidea zuzendu norabide egokian martxan jarri

eta uste dut horretarako hain zuzen ere estrategia konpartitu bat egitea itxaropentsua izango litzatekeela herritar guztientzat eta etorkizunerako bidean gainera

bideak askoz ere indar gehiagoz aritzeko dauzkagun erronkak oso handiak dira eta jendea babesteko eta eraldatzeko estrategia konpartitua eta ezinbestean tresnak behar dituena tresna soberanoak ezinbestekoak direlako
jendea zaintzeko urkullu jauna eskerrik asko

iriarte andrea eusko jaurlaritzak

agindu enkargatu egiten baldin badio euskal herriko unibertsitateari ikerketa bat egitea azterketa bat egitea

independentea begira ez duzula ezer saldu edo ez duzula ezer saltzen

planteatu egin dituzu nahi baduzu orain arte proposatu duzuena gogoratuko dizut etxeratze osoa defendatu duzue iazko udaberrian

nahiago dut ez gogoratzea euskal hauteskundeak egitearen aurka agertu zineten

durangon adibidez erreferendum bat antolatu zenuten berrehun kasurekin jarduera industriala eta ekonomikoa irekitzearen aurka agertu zineten

aurrez aurreko hezkuntzari berrekitearen aurka agertu zineten covid funtsa edo enpresentzako abalak kritikatu zenituzten

eta alderantziz espainiako gobernuaren aurrekontua onartu zenuten zuek europako funtsen euskal proposamena kritikatu zenuten eta alderantziz espainiako gobernuak aurkeztutako estrategia onartu egin zenuten

eta alderantziz espainiako gobernuaren gutxieneko diru sarrera onartu egin zenuten zuek euskal erakundeek egiten dutena beti gutxiesten duzue aitzindaritza lidergo bertikala gobernantza partekatua

gobernuan gaudenen arteko lankidetza kolaborazioa gobernagarritasunari dagokigun edo gobernagarritasuna dagokigun ardura dugunok bestela hemen legebiltzarra dago legebiltzarra da euskal hiritarren adierazlerik eta bakarrena edo nagusiena seamos claros ustedes

behin baino gehiagotan irakurri dut zuen ehun eta hogeita hiru neurri eta proposamenak dokumentua dokumentu horretan

hasteko ehun eta hogeita hiru neurrietatik hogeita lau bakarrik zuzentzen dira osasun arlora inoiz ezagutu dugun osasun larrialdirik handienean gaude eta proposamenen

ez diote osasun lehentasunari erantzuten hori baino gehiago hogeita lau proposamen horietatik hamazazpi martxan daude martxan zeuden

gure eskumenekin eta bi ez zaizkigu egokiak iruditu hori ez da eredu alternatibo bat

aplika daitekeen klixe bat besterik ez da ez dago ekarpen eraikitzailerik ez berririk ez berritzailerik dena den

atea irekita dago atzo adibide bat izan genuen eta covid hemeretziaren ondorioz kaltetutako sektorea laguntzeko kudeaketa errazteko

legez besteko proposamena adostu genuen hau da bidea lankidetzan aritzera gonbidatzen zaituztet izapidetzen ari den lege proposamenean

guzti honekin esan nahi dut dena ondo dagoela ez inola ere ez

badakigu hobetzen jarraitu behar dugula beti dagoelako hobetzeko tartea eta aukera kritikoa izatea ez du esan nahi eraikitzailea ezin izan nahi izatea beraz zuen laguntza ere prest gaude jasotzeko

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

arintzeari buruz barrio jauna zurea da hitza sí

gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza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

daukan plangintzari buruz casanova jauna zurea da hitza

egun on guztioi mugikortasunaren eztabaida esan dezakegu garai hauetako eztabaida nagusietako bat dela eta esan dezakegu ere

azken finean dauden joera zalantza eztabaida eta debate asko konfluitzen dutelako mugikortasunaren inguruko hausnarketa horretan mugikortasun eredu berriaren beharra guztion

mugimendu oso inportanteekin adibidez besteak beste aldaketa klimatikoaren kontrako borroka eta deskarbonizazioaren beharra eta erronka

iraultza digitala eta teknologikoa eta baita ere mugikortasuna lotuta dago indarrean dauden eta areagotzen ari diren hainbat borroka geopolitikoekin

apustuan planetan bai europa mailan bai estatuan bai eaen gai honi ematen zaion garrantzia ez nuke esango zentralitatea baina garrantzi handia estatuko proiektuetan bi perte

harremana duten mugikortasun ereduarekin eta perte regional bat hiri jasangarriak definitzen dituena

egiten dute bat edo zuzenean edo zeharka mugikortasun ereduarekin

fabrikazio aurreratuari dagokionez eta energiaren erabilpenari dagokionez ere mugikortasunarekin

egiten ditu aipatu genezake ere estatuan aprobatu den aldaketa klimatikoaren legea pariseko akordioak energia estrategia

aldaketa klimatikoaren aurreko legea propioa eta abar eta abar eta abar dudarik gabe mugikortasunaren inguruan aldaketa garaiak dauzkagu edo hobeto esanda garai aldaketa baten aurrean kokatzen ari gara

edo eboluzio honen edo eredu berri honen sinplifikazioak esango luke mugikortasun berria elektrifikaziotik pasatzen dela

elektrifikazioa izango delako dudarik gabe mugikortasun eredu berri eta jasangarri baten ardatzetako bat baina haratago joan behar dugu ez da soilik elektrizitatea elektrizitateak paper zentrala beteko badu ere definitu behar dugu nola mugitzen diren pertsonak nola mugitzen diren

eta salgaiak eta merkantziak eta definitu behar dugu nola antolatu gure hiriak eta gure garraiobideak mugikortasun hori jasangarritasuna izateko eta gaur egungo

kotxezentrikoari amaiera emateko eta pertsonak erdigunean kokatzeko beraz mugikortasunari pilak jarri behar dizkiogu bai baina gure buruari

dizkigun erronkei behar bezala aurre egiteko pasa den astean

gigafaktoriaren inguruan akordio bat egin genuen eta argi dago

baldin bada joera edo akatsetako bat beste akats bat izan daiteke gurean ere oso logikoa gaiak gure eredu produktiboan daukan pisuagatik elektrifikazioen erronka zentratzea

egia da elektrifikazioa gure industriarentzat erronka eta aukera bat da eta egokitu behar dugu eta hor egon behar du behar diren moldaketak emateko baina baita ere mugikortasun eredu berria inplantatu garatu behar dugu gure gizartean ez da soilik hemen egiten diren gauzak mugikortasunarekin lotuta prestatuta egotea

behar dugu gurean ez da soilik nahikoa egitea kotxe elektrikoak beste tokietan erabiltzeko hemen ere kotxe autobus eta beste garraiobide elektrikoak erabili behar ditugu

baina ebidentea da mugikortasun elektrikoa eta mugikortasun berria ez dela pasatzen gaur egungo modeloa eta kotxe kopurua elektrifikatzetik baizik eta

ematetik gure garraio sisteman baina egia da egongo direla espazioak kotxe pribaturako eta jarraituko dute kotxeak egoten eta gure apustua da kotxe horiek guztiak

komentatu da nagusia prezioa karga sarearen falta eta baita ere autonomia

poliki poliki konpontzen ari da prezioari aurre egiteko gobernu arduratsuek

sortu dituzte prezio hori merkatzeko subentzioen bidez eta karga sareari dagokionez hor badago erronka oso lotuta dagoena administrazioaren paperarekin eta hor bai protagonismo dagokio administrazio publikoari eta kasu honetan jaurlaritzari

hemen oso gaizki gaudelako mugikortasun elektrikoari dagokionez eta sentitzen dut hau esatea

andrea casanova jauna aipatu dituzun gai desberdinen artean nik uste dut hiru zutabe bezala desberdinduko nituzkeela alde batetik mugikortasun jasangarriaren plana

gobernu planean eta ez dut erditik kendu nahi gure aportazio guztia egingo dugu ardura berak dauka aurkezteko bigarrenik aipatzen zenituen elektrifikazioa publikoetan

erabiltzeko guztietan eta ederki dakizu jasangarritasunaren eraginkortasun energetikoaren legearen barruan agertzen dela kamara honetan aurkeztu zen legea eta onartu zen legean agertzen dela beraz hor dago eta administrazio guztiak

funts bat dago martxan tartean hori egin ahal izateko eta hirugarren zutabea esango nuke industriari

lotuta dagoena dela eta energia eta elektrifikazioari begira dagoela eta zentzu horretan hortik hasiko naiz ze nolabait ardura hori

eskertzen dut emandako azalpenak eta uste dut egokia dela ere eta ezinbestekoa

aurrera begira egokitzea baina baita ere hemen kotxe elektrikoaren garapena mugikortasun

eskerrik asko presidente andrea bai casanova jauna saiatu naiz hasieratik nolabait baita ere gure industria ehunak behar duen erantzuna aztertzen ze iruditzen zait ezinbestekoa dela besteari ekiteko bestela gertatuko zaigu aipatzen zenuen

ea hemen alderantziz gertatzen zaigun non jarri bai baina sektore industrialik ez ea oraingoan biak

egia da gure helburua izan behar duela jaurlaritza bezala noski

eta energiaren euskal erakunde bezala azkenean gure errepideetan autoak autobusak kamioiak edo dena delakoa ahalik eta elektrifikatuen

eta ahal den lekuan ze une honetan egia da hirietan errazago dela adibidez autobusak edo autoak izatea elektrikoak agian ibilbide luzerako konplikatu egiten zaigu hala ere zein dira diru laguntzak eta ekimenak zehatzak eta zuk zeuk aipatu dituzu eta hasiko naiz renove planarekin

krisi industrialaren eta ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailaren jardunik ezaren inguruan hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señor hernández le he comentado

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa luis ignacio gordillo pérez euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak euskadin jarduerak egiten dituzten zenbait aholkularitza enpresari berriki jarritako zehapenaren

eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

laurogeita hamabost aquí

con mucho interés sus respuestas muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

azpiazu jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina euskadi next planean

buruz gil jauna zurea da hitza

azpiazu jauna zurea da hitza sí señor gil

eskerrik asko azpiazu jauna gil jauna zurea da hitza

azpiazu jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina euneizi buruz martínez jauna zurea da hitza

konfesio bat egingo dizut ez neukan pentsatuta berriro ere galdetzea honi buruz baina gai berriak mahaigaineratu dira eta gure

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza eskerrik asko

beraz lege horretan bertan jasota dagoenez zehazki hirugarrena artikuluan

gizarteari ematen dioten zerbitzuaren balioa nabarmendu behar dugu

unibertsitate sistemak eta bera osatzen duten guztiek diren titulartasun publikoko edo ez publikoko unibertsitateak euskal gizarteari ekonomiaren zientziaren eta kulturaren garapenean lagunduko diote bai eta kohesioa eta herritarren ongizatea lortzen ere bidezkoago eta

izango den gizartearen bidean aldi berean ez da gure legea bakarrik baizik eta

dagoen legeak ahalbideratzen duena orduan baita ere zuri ere galdetuko nizuke ea estatu mailan

ote dagoen puntu honetan euskadiko unibertsitate sistema aldarrikatu nahiko nuke bai eta irabazi asmorik gabeko unibertsitateek eta gaur egun berau osatzen duten gizarte ekimeneko unibertsitateek

eta hori da gure politika bai publiko zein publiko ez direnak beraien artean osatzen dutelako gure ekosistema

eskerrik asko martínez jauna eskerrik asko bildarratz jauna martínez jauna

kontrol plenoetan parlamentariek egiten ditugula galderak gobernuari eta ez aldrebes baina erantzungo dizut bai unidas podemos

diren proiektu guztiak unibertsitateak direla bermatzeko eta ez dirua irabazteko txiringito eta

horretan gaude eta horri helduko diogu baina tramitazioari buruz ez duzu guztia kontatu nos ha sorprendido

zentro bat zentro honen inguruan ezarriko diren elite zerbitzu guztiak finantzatuko dira diru publikoarekin y yo le pregunto por qué no

nik uste dut ezetz baina proiektu hau zalantzak jartzen ditu mahai gainean eskerrik asko martínez jauna bildarratz jauna zurea da hitza

eta une hauetan zuei edo eusko legebiltzarrari dagokio lege proiektu horren balorazioa egitea haren funtzioak baliatuz eta indarrean dagoen lege araudia

gure iritziz errege dekretu honek proposamen horrek espainiako unibertsitate sistemaren testuinguruan unibertsitate pribatuak aitortzeko gaitasun handiagoa ematen diolako ezta orduan gure ustetan

azaldu beharra dago eta aste honetan ministroak

garraioetako sailburuari egina donostialdea bidasoa behera eskualdeko lurralde plan partzialari buruz larrea andrea zurea da hitza

pero es la mejor eskerrik asko larrea andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna larrea andrea zurea da hitza

de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

auzo narriatuak datozen urteetan eraberritzeko proiektu garrantzitsuenaren
lidergoa repsolen esku uzteari buruz fernandez de betoño jauna zurea da hitza bai eguerdi on guztioi

sortu nahi duzuen fundazio pribatu berria dela eta opengela fundazioa deituko dena galdera da datozen urteetarako eaen egingo den hiri eraberritze proiektu garrantzitsuena repsolen esku utziko al du jaurlaritzak eskerrik asko
eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko arriola jauna fernandez de betoño jauna zurea da hitza

guk ikusten dugu opengela proiektua garrantzitsua izan daitekeela

asmoen edo helburuen kontra ondo ikusten dugu hiri eraberritzea jaurlaritzatik kontrolatzea antolatzea eta ondo ikusten dugu inkluso leihatila bakarraren printzipioa jarraitu nahi dena lehenengoak ba lagunduko dielako udalerriei eta udalerriek laguntza behar dute jaurlaritzaren laguntza behar dute haien auzo zaharrak eraberritzeko

lanak herritarrei gu ez gaude horren kontra beraz esaten duguna da

horrena eta behar dela gardentasun osoa ez gaude ezta ere kolaborazio pribatuaren kontra erabat baina bai uste dugu lidergoa publikoa izan behar dela eta zuek honekin horren kontra joaten ari zarete sortuko duzuen fundazioa pribatua izango da eta repsolena izango da ehuneko hirurogeia bertan egongo den patronatuan

aktak ez dira publikoak izango beraz ez zaigu batere egokia iruditzen

proiektu garrantzitsuena hiri eraberritzen alorrean galdetu genizun idatziz ea zergatik egin behar duzuen fundazio pribatu bat eta erantzuna aitzakia merkea izan zen esan zeniguten ideia ez dela jaurlaritzarena izan baizik eta repsolena

kezkagarriagoa hori egia izatea edo hori gezurra izatea ze azkenean emaitza berdina da emaitza da repsolen esku utziko duzuela herri honetan hiri eraberritzearen alorrean datozen urteetan egingo den proiektu garrantzitsuena

sartuko den diru publikoa ikustea besterik ez dago aurrekontu orokorretan bi mila hogeita baterako utzi dituzue zortziehun eta berrogeita hamar mila euro fundazio pribatu hau sortzeko

milioi bat euro sartuko duzue eta bi mila hogeita hiruan beste milioi bat euro beraz jada ia hiru milioi euro sartuko dituzue aurrekontu orokorretatik

aipatu behar da baita ere euskadi next programa euskadi next programan proiektu guztietatik zein da diru gehien eramango duena bada orain

pixka bat parekatu da proiektu honekin gero eta txikiagoa dena ze orain hidrolinera hori joango da kanpora baina abenduan aurkeztu zenuten euskadi next programan proiektu hau zen diru gehien eramango zuena mila ehun eta hogeita hamar milioi euro eta horietatik ia bostehun ziren

eskatu genizuen informazio gehiago proiektu horri buruz ze ez du jartzen opengela izena deitzen da eaeko zona zaurgarriak integralki eraberritzeko proiektua baina

informazio gehiago beltzez tatxatutako enpresak agertzen zirela joan ginenean lakuara ta chán sorpresa aurkitu genuen repsol zela lehenengo enpresa

beraz opengela proiekturako ere izango da diru hori guztia

herri honetako hiri eraberritze proiekturik garrantzitsuena

repsol ez zen dedikatzen petroleora eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

arriola jauna gai zerrendako hamaseigarren gaia galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun saila osakidetzako kasuan justiziarekin izaten ari den lankidetzaren inguruan ubera andrea zurea da hitza

egun on sagardui andrea lan eskaintza publikoen irregulartasunak gertatu zirenetik jada bi urte pasa dira eta zu hirugarren sailburua zara bi urte eta hiru sailburu baina jokabide bera jokabide bakarra jokabidea ez da aldatu eta beraz agerian geratzen ari da

egiturazko eredua eredu iluna baina zer ezkutatu nahi da eredu ilun horrekin beitu ikerketa hasi zeneko jokabide bera mantentzen duzue informazioa erdizka bidali epaitegietara interesatzen zaizuen informazioa ofizioz ez bidali eta enegarren errekerimendua egiten zaizuenean bidali ez bigarren eta ez hirugarrenean

akusazioak bi mila hogeiko ekainean informazio zehatz bat eskatzen du bidaltzea eta ez da bidaltzen ordura arte ere hainbat eskaera egin ziren eta ez ziren bidali

adosten da epaitegietara bidali beharreko informazioa bi mila hogeiko urrian berriro beste errekerimendu bat egiten da bi mila hogeiko urrian

adierazten du eta informazio eskaria gehiago zehaztea eskatzen du bi mila hogeiko abenduan ikusita informazioa ez dela bidaltzen beste errekerimendu bat egiten du bi mila hogeita bateko otsaila eta berdin jarraitzen dugu bi mila hogeita bateko martxoa berriro eskaria azkenean apirilean bidaltzen duzue informazioa baina ez informazio guztia zer gertatzen ari da zer gertatzen ari da

nor babestu nahi duzue hori da justiziarekin kolaboratzea

lankidetza hori da lan eskaintza publikoan gertatu zena ikertu nahi izatea eskerrik asko ubera

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on

den bezala beti erantzun die justizia administraziotik jasotako informazio eskaerei edo

ez kasu honetan bakarrik beste edozein kasutan baino

sagardui andrea ez da horrela izan zuen jokabidea lankidetzaren guztiz kontrakoa izan da zuen jokabidearekin erakutsi duzue

ikertu nahi trabak jartzen ari zaretela justiziari eta beraz erantzukizunak daudela eta mundu guztiak zekiena osasun sailak ere bazekiela eta gainera baimentzen zuela eta tartean zegoela por cierto emailak ez emateko ze argudiatzen duzue datuen babesa urratzen dela anonimatua urratzen dela opeetan anonimatua urratzeko bidea eman zenutenean

aktetan agerian geratzen den bezala anonimatua urratzeko bide

por cierto oraindik osasun sailean arduretan jarraitzen du beraz erantzukizunen bat

gaurkoan eskatzen dizuguna da orain arteko jokabidea aldatu behar duzuela ez delako lankidetza oztopoa delako eta oztopoa lankidetzan bilakatu behar da

lankidetzan hasteko has zaitezkete hasi behingoz irregulartasunak emateko zegoen nukleo operatiboa desegiten

eskerrik asko ubera andrea sagardui andrea zurea da hitza zehaztu egingo dugu bi mila hemeretziko eskabideak

oposiziogileen zerrenda epaimahaiak eta azterketa osoak

hogeita hiruan bidali zen epaitegira irailaren hogeita hiruan bi mila hemezortziko maiatzaren hemeretzian eta hogeita seian egindako jatorrizko oposizioetako ariketak urriaren hogeita bostean batzorde judizial batek dokumentazio mardula jaso zuen osakidetzan azaroaren seia azterketa anonimoak izangaiekin lotzeko metodoa azaroaren hogeita zazpian bidali zen dokumentazioa bi mila hogeiko eskabideak irailaren hamaikan urologia auzitegiaren akta guztiak kirurgia plastikoko auzitegiaren eta osakidetzaren arteko komunikazioak oposiziogile bat baztertzeko espediente osoa kardiologiako bileren aktak neurologia prozesuko bilera deialdiak gai zerrendak aktak eta posta elektronikoak

dagokionez bi mila hamazazpiko maiatzean espediente egun bat hasi ote zen erantzuna

zehaztugabetasunak ezinezkoa egiten baitzuen eskaerari erantzutea azaroaren hamazazpia

puntuazioak azterketa praktikoari buruzko informazioa eta lotutako datuak abenduaren hamarean erantzun zen

otsailaren hogeita bian irailaren hamaikako informazio bera eskatu zen eta erantzun zitzaion

martxoaren bederatzian giza baliabideen zuzendariordetzako hautaketa eta hornidurako zerbitzu korporatiboko buruaren datuak identifikatu eta ematea

bi mila hemezortziko apirilaren hogeita lau eta hogeita bosteko korreoak apirilaren hamairuan erantzun zen data horietan ez dugula akordiorik

ageri zirela eta horien kopia ere erantsi egin zitzaien beraz

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina hirurogei urte baino gutxiagokoei txertoaren bigarren dosia jartzearen eta baimen informatuaren inguruan

hamazortzigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina iruneko mugan ematen ari den egoerari aurre egiteko hartu daitezkeen neurriei buruz kortajarena andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta artolazabal sailburua pasa den astean bidasoa ibaian ito zen gazte afrikar bat boli kostako zen

gerra eta pobreziatik ihesi beste bat uretatik atera behar izan zuten hamasei urte zituen honek eta beroan itzuli zuen polizia frantsesak eta ez dira bi hilabete pasa beste gazte ginear bati ere

pandemia edo legea antiterroristaren aitzakipean ezarritako mugak gero eta altuagoak eta bortitzagoak dira desesperazioz eragiten dute eta halako tragediak eragiten dituzte hiltzaileak dira gordina eta gure ustez onartezina den egoera bat sortu dute irunen migrazio politikek gure herrian

hemen ere gure herrian gertatzen ari da eta guri pasa den larunbatean bidasoan itotako gaztea oroitu eta mugak irekitzeko bildu zen jendetzari bezala ez zaigu berdin bizi seguruago bat bilatzen duten pertsona horien destinoa eta uste dugu

onartezinari aurre egiteko artikulatuko du jaurlaritzak herri erantzun bat eskerrik asko kortajarena andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi egun on kortajarena andrea zure galderaren justifikazioan aipatzen duzun hamasei urteko gazteek zorionez

galdu laguntza jaso zuen eta ondoren bere bidea jarraitu zuen la persona que sí desgraciadamente falleció

andrea kortajarena andrea zurea da hitza bai

itzuli zuen polizia frantsesak eta justuki uste dut konpartitua dugun ardura horretan

onartzen hau hemen gertatzen ari da gure herrian eta migrazio politika hiltzaile hauekin amaitu egin behar dugu eta mugak irekitzea nahi dugula

baina baita ere aukera ere urrutira joan gabe aurreko larunbatean bertan konprobatu ahal izan genuen

josteko baldintzak ematen direla gure herrian aprobetxatu ditzagun eta gurera etorrita

migrazioaren euskal itun aipatu duzu zuk lehendakariak ere aipatu du eta itun horren bueltan konpromiso batzuk hartu genituen denok batzuk eta besteok sinatu genuen guztiok eta ulertzen dugu konpromiso horiek ere nolabait gure konpromisoen eta gure erantzunen listoia ere igo egin behar dutela

ari garela ze jendea geratzen ari da erantzunik gabe eta beste batzuei ez diegu ematen behar duten hori gure herria benetako harrera herria izan dadin hitzetik

herri erantzun bat artikulatu behar dugu erantzun eraginkor bat eta horretarako momentua da konpartitutako erantzun instituzional eta sozial hori ekintza konkretu eta ausartetan zehazteko unea da

ez izan dudarik euskal herria bildu bidelagun izango duzu euskal herria bildu será un cómplice necesario para acabar con las políticas asesinas

artolazabal andrea zurea da hitza yo creo que